bakoitza zuen eserlekuetan eseri bilkurari jarraipena emango diogu eta erregelamenduko ehun eta hirurogeita bost puntu hamar artikuluak aurreikusitako bozketa egingo da

jendaurrekoa izango da legebiltzarkideei izen abizenez dei egingo zaie hau da legebiltzar bakoitzak

hautagaietako baten izena erantzungo du edo abstenitu egiten dela adieraziko du

zenbakia lau

izan da iriarte okiñena maddalen hogeita bat boto urkullu rentería iñigo berrogei boto abstentzioak hamairu beraz iñigo urkullu renteria jauna hautatu da eusko jaurlaritzako lehendakaria zorionak lehendakari jauna

aditzera ematen dizuet karguaz jabetzeko osoko bilkura gernikan egingo dela irailaren bostean eguerdiko hamabietan